egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen esan hamaseigarren puntua erretiratu

tellería jauna zurea da hitza mahaiburu andrea lehendakari

legebiltzarkideok egun on guztioi hasteko gogoratu nahi nuke hemen galdera honetan ordezkoa naizela nire lankide iñigo iturratek egin beharko bailuke eta horretaz

onenak helarazteko eta laster bere lan parlamentarioetan

hori esanda lehendakaria joan den egunean elkargiren urteko batzarrean euskadirentzat ekonomia eta gizartea berreraikitzeko programa berri bat martxan jarriko zela iragarri zuen datozen lau urtetarako hamar mila milioi eurokoa posteriormente

berdintasun maila handiagoko gizartea izateko gizarte politika errealitate bihurtzeko

garapen ekonomikoa eta enpleguaren sorrera haztea da orekatuta eta modu iraunkorrean baina haztea

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on tellería jauna eta zure izenean iturrate jaunari ere erantzunez programa hau eusko jaurlaritzaren lehentasuna bat da oinarrizko proposamena asteartean partekatu ere gobernu kontseiluan eta gure helburua da

onartzea bizi dugun egoera ezagututa gure lehentasuna ekonomia eta enplegua berpiztea da alde batetik

lagundu eta honen bidez galdutako enplegu guztia berreskuratu eta enplegu aukera berriak sortzen lagundu programa honen jomuga hamarkada osoan jarrita dago argi dugu

horretarako jarri dugu martxan besteak beste enpresei likidezia bermatzeko funtsa mila milioi euro eskaintzen duena horretarako

horien artean industria merkataritza lehen sektorea edo kultura ekinbide honetarako

eta martxan dugu baina gertuko ikuspegi honekin batera epe luzeko ikuspegia ere behar dugu azken finean

eta orain hartzen ditugun erabakiak gure etorkizun ekonomikoa baldintzatuko dute

baten aurrean gaude eta gure baliabideak hiru norabide izan behar dituzte digitalizazioa ekonomia berdea eta gizartearen inklusioa

egoeraren zailtasunak ezagunak dira horregatik apaltasun osoarekin berpiztu programa irekita dago erakunde eragile ekonomiko eta sozialekin alderatuko dugu elkarrizketa sozialaren mahaiaren eta mahai sozioekonomikoaren bidez

programa adostu eta hilabete batean onartu egingo dugu berpiztu programa aurrera eramateko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

urkullu jauna etorkizunaz hitz egiten hasi zara hasi gara baina etorkizunaz hitz egiteko badira aurretik aztertu beharrekoak diren kontu batzuk gure ustez martxotik jaurlaritzak hainbat neurri iragarri baititu pandemiaren ondorioak

eta hala ere iragartzen diren neurriak edo ez dira oraindik gauzatu kasu batzuetan edo ez dira bere osotasunean gauzatzen ari jaurlaritzaren beraren datu ofizialen arabera

neurri horiek ez askiak izan direla horregatik galdetzen dizut uste al duzun pandemiaren ondorioak arintzeko jaurlaritzak iragarritako neurriak eraginkorrak izaten ari diren ala ez

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea uste dut martxotik geroztik pandemiaren ondorioak

eta uste dut baita ere martxotik hona iragarri eta martxan jarri ditugun neurriak

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

lehendakari jauna euskal herria bilduren galdera bati erantzunez jakin dugu

oraindik ere ez dituztela jaso are gehiago berrehun mila pertsona egon dira gutxi gorabehera egoera horretan edo daude

beraz iruditzen zaigu alde batetik berandu dela premiazko garaiak direlako

eta beste alde batetik ez askiak direla eta adibide gehiago badaude bai kulturgintzan edo bai hezkuntzan edo bai beste kontu batzuetan beraz hartu diren neurriak kasu batzuetan dira gutxi

banatu eta gaizki diseinatuak direlakoan nago herritarrengana heltzeko zailtasunak izan direlako

denborazkotasunak tenporalitateak garrantzi handia duela jendeak premiak orain dituelako eta orain erantzuten ez diren kontu batzuk agian gero erantzun ezingo direlako eta orain ez da orain bakarrik orain agian kasu batzuetan zen

eta honek sortzen du ziurgabetasuna bai orain artekoarekiko eta bai etorkizunarekiko eta etorkizunaz ari garela etorkizunaz hitz egiten hasi gara eta berpiztu programa datorkit hain zuzen ere nire hausnarketara

egiari sor aurrekontuetan jasota zeuden partidak covidaren aurrekoak eta orain legealdi osora zabalduak uste dugu berrikuntza batzuk ere egon zitezkeela egoera berrietan gauza berriak behar direlako baina gauzak konkretuetara etorriz uste dut berpiztu planak bere helburuetan enpresak sortu enpresak lagundu

sustatzea dutela helburu nagusi nik galdetzen dizudana da egingo duzun elkarrizketa horretaz guztiaz aparte ea alderdi politikoak eta oposizioko talde hauek ere

baina gobernuak ze estrategia izan duen buruan hain zuzen ere hori bideratzeko

herri honek behar dituen erronken inguruan izan ere enpresa aurreratuak trantsizio ekologikoaren erronkan kokatuak eta kalitatezko enplegua sortuko dutenak behar baititugu

eta kalitatezko enpleguaz ari garela ikasi dugu bi mila zortzitik prekarietatean beti berdinak geratzen direla eta ezin ditugu gure gazteak prekarietatera kondenatu

soldata arrakalaren baitan utzi behin eta berriro aipatu nuen hau inbestidura saioan

norabide jakin batean aritzeko kalitatezko enplegua bizitza proiektuak garatu eta horretarako uste dut urkullu jauna hitz egin behar dugula elkarrekin hitz egin eta horregatik azken galdera bat ere egingo dizut nola da posible auzolana elkarrizketarik gabe
eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea lehen esan egin dut uste dudala martxoaz

eta zer nolako egoera bizi izan genuen gogoratzea besterik ez dago martxoaren hamairuan osasun larrialdia onartu genuen eta hamalauan alarma egoera onartu zen

garraioa eten familia guztiak etxeetan konfinatuta egon behar izan zuten martxoan eta apirilean zailtasun larriak izan genituen osasun zerbitzuak bermatzeko

uste dut martxotik hona sekula gertatu ez diren egoerei aurre egiteko zerbitzu publikoek lan bikaina eta eraginkorra eskaini dutela eta lehen esan bezala martxotik hona iragarri eta martxan jarri ditugun

la educación presencial se está manteniendo en unos parámetros razonables beraz neurriak eraginkorrak izan dira baina ez dugu egoera gainditu arazoak dauzkagu ondo

eta neurriak hartzen jarraituko dugu egun ondorioak arinagoak dira eta bide horretan jarraitzen badugu bihar arinagoak izango dira

dimentsio emozionala baita ere badakigu zer nolako ondorioak eragiten dizkien pandemiak pertsonei familiei eta komunitate bizitzari baita enpresei nola ez martxotik hona zailtasunez eta ezjakintasunez betetako garaiak bizitzen ari gara gutariko bakoitzak bere gain hartu behar dugu dagokion

hau da gure lehentasuna guztiona izan behar dena inbestidura saioan esan nizun

hau elkarlanerako unea da auzolanerako unea da eta gure atea irekita dago eta egongo da iriarte andrea elkarrizketarako

atea irekita dago horrela planteatu egin dut berpiztu plana ere bai bi zutabeetan oinarrituta eta zeharlerrotasun batekin prekarietateari ere

asmoz eta horretarako ere izan daitezkeen ekarpen guztiak jasotzeko atea irekita dut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

langabeziaren joera leheneratzeko estrategiari buruz rico jauna zurea da hitza

egun on mahaiburu andrea lehendakari egun on guztioi hoy hay

inoiz ez dugu horrelako krisirik ezagutu eta ikasi dugu gauzak ondo eginda ere birusak hasierako puntura eraman gaitzakeela gure helburua da emakumeak gazteak langabezian bi urte baino gehiago daramatenak eta berrogeita bost urtetik gorakoak berreskuratzea eta datuek konpromiso hori indartu egiten dute baina ikusten dugu gauza batzuk ondo egiten jakin

gai zerrendako laugarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

bai eskura ditugun baliabideak kontuan izanik ontzat joko nuke

eskari asistentzialari erantzuteko gauza delako garaian garaiko eskerrik asko sagardui andrea

auzolana murrizketarik ez da egon eta ez da izango euskal osasun sisteman berriro ere diot elkarrizketa da

eta borondate horrekin joango gara dagoeneko sindikatuekin hitzartutako bileretara mila esker eskerrik asko

sagardui andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo euskal talde popularra

eusko jaurlaritzaren oinarrizko zerbitzuen kolapsoa gainditzeko neurriei buruz iturgaiz jauna zurea da hitza bertatik

egun on legebiltzarburu andrea egun on guztioi egun on lehendakari jauna

zuk epeak eskatzen dizkidazu nik nahiago nuke epeetaz hitz egiten hasi baino lehenago ekintzetaz hitz egitea eta nahi baduzu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

hasta ahora gure gizartea kezkatuta dago eta horrexegatik konponbideak behar ditu

dakigunean larria dela larria bai osakidetzan bai lanbiden eta abar eta abar eta horrexegatik

lehenbailehen egoera honi eskerrik asko
eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iturgaiz jauna

pandemia hasi zenetik eta batez ere aurreneko hiru hilabeteetan zailtasun handiak izan genituen zerbitzu publikoa eskaintzeko eta bermatzeko osasun zerbitzua zen lehentasuna eta bizi izandako arazoak ezagunak dira

zailtasunak izan genituen arlo guztietan baita ere administrazio publikoan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

garrantziari buruz martínez andrea zurea da hitza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

no hacen nada por recuperarla muchas gracias eskerrik asko martínez andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

lehendakari juna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa

eta emakunde lehendakaritzatik kentzeari buruz

eskerrik asko egun on guztioi egun on etorritako kide feministei gobernu berriaren antolaketak izugarrizko egonezina sortu

mila bederatziehun eta laurogeita zortzitik emakunderen sorrera legetik berau lehendakaritzan kokatuta egon da zeharlerrotasunaren eta zentralitatearen ikuspuntuari jarraiki eta egonezina oso sakona

beraz hasteko eta behin nire egingo ditut egun guzti hauetan atera diren hainbat hainbat salaketa txaro arteaga eta itziar fernándezek emakundeko lehen zuzendari eta idazkariek hurrenez hurren emakunde emakumeek

dela esan zuten gure historiaren parte nortasun ezaugarria izan da lehendakaritzari atxikitako erakunde autonomoa izatea eta gainera beste herrialde eta autonomietan jarraitu beharreko eredu bezala eraman izan da zuek zeuek ere hainbatetan egin duzue horren zabalpena maría silvestre eta arantxa elizondok ere emakundeko beste zuzendari eta idazkariek kokapen berriari degradazioa eragin lezakeela adierazi dute beste autonomia erkidegoen berdintasun institutuen ebaluazioan

adibide gisa aipatu izan dela azpimarratu dute haiek ere eta beti aipatzen da kokapen organikoen garrantzia galdera bat botatzen dute

ez bada inolako eztabaidarik egon mila bederatziehun eta laurogeita zortziko legeak zehatz mehatz dio lehendakaritzari atxikitako

beraz esan dezakegu ere hartu duzuen erabakiak ez duela cabida legalik nekane lauzirikak deian idazten zuen ere

zuzenbide konstituzionaleko sare feministak irregulartzat jotzen du

emandako arrazoietatik konbentzitzeko modukorik topatu ez dutela diote mugimendu feministako hirurogeita hamar taldeek atzera egitea eskatu dute

euskal autonomia erkidegoan lanean ari diren hirurogei berdintasun teknikarik ere aurkakotasuna adierazi dute eta tartean

horiek bereziki haserre agertu dira komunikabideen bidez jakin zutelako lehendakaritzatik departamentu berrira mugituko zituztela mugimendu feministako kideek eta berdintasun teknikariak gogoratu dute mila bederatziehun eta laurogeita hamabostean

berdintasun organoak gobernuetako lehendakaritzan kokatu behar direla

egungo emakundeko zuzendariak esan du egin duen hitzartze publiko bakarrean ikusteko dagoela ikusteko dagoela egitura berriak

nola eragingo duten eta espero duela orain arteko ildoari segida ematea emakunderen aholku batzordeak ere

hacia las críticas jakin nahi dugu zergatik zergatik nondik eta nora pentsatu duzuen ideia ona izan zitekeela emakunde lehendakaritzatik ateratzea esan duzu gaur bertan ere atea irekia duzuela ekarpenak jasotzeko beste hainbat gaitan

dagoeneko zure eskuetan entzuteaz gain erabakia birpentsatzeko asmoa daukazue urkullu lehendakaria eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea etxebarrieta andrea entzun egin dut irakurri egin dut eta asko pentsatu egin dut asko pentsatu egin dut aurreko legealdi osoan zehar asko pentsatu egin dut hauteskundeez geroztik

barrukoa erakundeon artekoa eta gizarte osoarekin eduki beharrekoa koordinazioa zeharlerrotasuna

egiturazko aldaketak sustatzeko eusko jaurlaritza ildo horretatik ari da lanean eta lankidetzarako beharra lehenesten du bere berrantolaketan

lehenik eta behin emakunde lehendakaritzatik kendu dela esaten duzu egia esanez emakunde bere izaera egitura

lehendakariak emakunderekin zuen harremana ere berdina izango da eta emakunderen zuzendaritza kontseiluaren buru izaten jarraituko dut orain arte bezala

bigarrenik sorrera legea aipatu egin duzu hartu dudan erabakia zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita bat gobernu legean oinarrituta dago

legeak babestutako erabakia beraz ona litzateke gure historiari so egitea horrela izan dela beste kasu batzuetan ere ikusteko

hirugarrenik erabaki honen bidez berdintasun eta berdintasun politika zeharlerrotasuna galtzen dutela esaten duzu alderantziz da erabaki honi esker berdintasun politikek zeharlerrotasuna irabaziko dute

garrantzia irabazi ere laugarrenik orain berdintasuna arlo estankoa eta gai sozialei begirakoa izango dela diozu

berez lehendakariaren gobernu osoaren eta gure programaren helburu bat izango da berdintasunean aurrera egitea

bai jaurlaritzaren barruan bai beste erakunde eta gizarte agente batzuekiko

emakunde berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailera sartzearekin batera ikuspegi intersekzionala indartzen da berdintasunaren aldeko lanean genero diskriminazioaren aurkakoan eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurrekoan

emakunde sailari atxikita bere egitura eta erakunde autonomoaren ereduari eutsita ez da emakunderen ekintzaren zentzua edo edukia aldatzen

antolamendu aldaketa honek legealdiaren hasieratik indartzen du gure gobernuarentzako diren funtsezko gaietan lan egiteko aukera gure

bat emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko eta berdintasuna lortzeko legearen onarpena aztertuko dugu bi itun soziala berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren kontra hiru soldata arrakalaren aurka jardungo dugu modu integralean emakumeek autonomia ekonomikoa izan dezaten bere bizitzan zehar eta pobreziaren feminizazioa murriztu dadin lau

bost hezkuntza sistemarako bigarren hezkidetza plana berdintasunaren eta tratu onaren bidean izeneko planeko neurriak ezarriko ditugu

sei leihatila bakarraren sistema ezarriko dugu indarkeriaren biktima diren emakumeekiko

zazpi enpresentzako dirulaguntzen programak handituko ditugu emakundetik sustatutako berdintasun planak eta diagnostikoak egiteko

emakunderen autonomia eta lehendakaritzarekiko lotura mantentzeaz gain gobernu organoaren bidez konpromiso eta neurri berriak sustatuko ditugu ikusgarritasuna zeharlerrotasuna

eta lankidetza sustatzeko eusko jaurlaritza osoaren helburua da konpromiso horiek aberastea eta jarraipen estua egingo zaie aplikazioari eta emaitzen ebaluazioari ardura horrek emakunderen eta bere zuzendaritza kontseiluaren esku jarraituko du bere zuzendaritza kontseiluaren jarraituko du

eutsi egingo dio kontseilu horren buru izateari eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna etxebarrieta

bueno nire lehen hitzartzean nik diodala diozu baina nik hona ekarri ditut

eta hainbat aditu mugimendu feministako eragile instituzional ezberdinetako pertsonen hitzak nik ez dut lehenengo hitzartzean nire iritzirik eman eta bueno

haserretu egiten zaituela jendeak daukan beldurra ezinegona haserrea ez ulertua mahai gainean jartzea azaldu dizkiguzu zeintzuk izango diren datozen lau urteetarako gobernu programan dagoeneko irakurri genituen lan lerroak

zuen datozen lau urteetarako helburuen inguruan hitz egitera

eta berdintasun politiken norabide eta kokapen aldaketaz hitz egitera etorri naiz soil soilik beste batean

politika horien inguruan hitz egiteko baina gaur emakunderen eta bere postura organikoren inguruan hitz egitera etorri naiz eta esaten diguzu emakundek jarraituko duela lehendakaritzara binkulatuta baina aldi berean sortzen da

azalduko dizkiguzue gauzak ondo liatu ez gaitezen eta zuen

instituzional horretan gauzak argi eta garbi non dauden esan zeren gauza bat esaten ari zarete baina prentsaurrekoetan beste bat

gardentasun hori eskertuko genuke zuk eta etengabe hitz egiten ari zarete konfiantza botoen inguruan

eta erabaki partekatuez begira esango dizut zorionez gaur egun

herriak bere egin duen instituzio bat da eta jendea oso oso oso kezkatuta dago egin duzuen aldaketarekin eta hona ekarri dugu kezka hori eta gaur benetan eta askotan hitz egiten egon garenean pentsatzen genuen

entzuten duzuela eta aditu aritu ezberdinek

atzera pauso bat topatu genezakeela zuen gaurko hitzartzean guztiz kontrakoa topatu dugu reafirmazio argi eta garbi bat

zuen eskubidea dena baina oso argi demostratzen duena nolako elkarrizketa eta nolako elkarlana nahi duzuen mugimendu feministarekin emakunderen kontseilu

ez diezue inolako kontzesiorik ez diezue inolako arrazoirik ez diezue inolako lasaitasunez zuen erabakiak sortu duten ezinegonaren aurrean azalpen

aukera ere ematen guk benetan diot pentsatzen genuen topatuko genuela bestelako jarrera bat egia da elkarrizketa ezberdinak jarraitzen egon garela egun hauetan eta esaten nuen bezala

prejuiciosa bezala izendatu zenituenean hitzartze hauek egiten ari ziren pertsona guztiak el correoren elkarrizketan

zailtasun daukazuen kontrakotasuna adierazten duten hitz guzti horiek

hartzeko eta kasu honetan uste dut eta berriro diot ez da guk ekarri dugun zerbait hainbat eta hainbat eragilek ekarri duten

gu jarraitzen egon gara egun guzti hauetan zuen norabide aldaketa honen aurrean egon diren hitzartzeak inor ez da atera zuen postura defendatzera gobernutik kanpo inork ez du bat egin horrekin

instituzional feministetako inor uste dut aukera daukazuela demostratzeko entzuten duzuela eta gainera postura ezberdinak

eta gaurko hitzartze hau horretarako bide izatea nahi genuen eta aurkeztuko dugun

berdintasun politikek pairatuko duten atzera pausoari

eskerrik asko legebiltzarburu andrea etxebarrieta andrea

egindako interpelazioaren testuan zioan zuk sinatutako zioan esaten duzulako

nik gonbitea ere luzatu egiten dizut benetan nik esandakoa

irakurtzera transkribapena denean eta esandakoaren zentzua

hau betiko leloa da betiko leloa da haserre erantzundakoa balitz bezala tonua tonua da azken batean gaiak merezi duena nik ere

olerki irakurketa bat tonuarekin

baina uste dut seriotasunez ekin egin behar diodala eta horretan saiatu naiz etxebarrieta andrea begira errespetatu egiten ditut eskertu eta kontutan hartu mugimendu feministak eta zenbait elkarte eta profesionalek plazaratu dituzten

baina gonbitea ere egiten dut pentsatzera emakunde jaurlaritzaren erakunde bat dela aitortzera lehendakari gisa dudan erantzukizunetik antolaketa diseinu berri bat aukeratu dut berdintasunaren aldeko politikak indartzen

lagunduko duena berdintasun giza eskubideak eta aniztasun politiken ardura sail bati eman badiot politika horiek indartzeko asmoz egin dut lehenik eta behin horrek ez du esan nahi atzera egiten ari garenik berdintasun politiketan

bakoitzaren berezitasunak eta autonomia zainduta hori da gure helburua eta nahia beste alde batetik arlo baten aurrerapena edo atzerapena ez da neurtzen sail baten

emakunde berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailari atxikitzeak ez dio inolako kalterik egiten gobernu programan duen pisuari

bitarteko materialei aurrekontuei edo arau estaldurari ere guztiz alderantziz hori guztiak indartu egingo dira legealdi honetan zehar

gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina europako funtsak herri gisa ditugun erronkei heltzeko bideratzeari buruz otero jauna zura da hitza

gaurkoan europako funtsen inguruan hitz egin nahi dugu zuekin

teknikoki zuk kudeatuko dituzulako baina hemen eztabaida politiko mamitsua dago eta horregatik nire interpelazioak zu interpelatzen zaitu ere ezta mundu mailan

bi mila zortziko eta aurreko krisiak txiki geratu dira aurretikoak pilatzen joan diren arazoak covidarekin eztanda egin dute

ekonomikoa ikusten ari gara hain da larria egoera aurreikuspenak egitea bera ere zaila dela apirilean zuk azpiazu bi mila hogei barne produktu gordinaren jaitsiera hiru koma seikoa izango zela iragarri zenuen gero zortzi koma zazpikoa eta azkenekoa

diru sarreretan berriz ehuneko hogeiaren jaitsiera espero da enplegu suntsiketa mozio baten aurrean gaude zaurgarritasunaren igoera latza zerbitzu publikoak berak kinka larrian sektore gehienak kolpatuak eta larrialdi sanitarioaren amaiera ez da oraindik ikusten handia dago behar gehien dagoen unean administrazioak nahiko gihar ez izateko

eta kezka dago herritarrengan eragile sozial eta ekonomikoetan talde politikoetan maila instituzional guztietan dudarik gabe gure ustez herri erronka baten aurrean

exijitzen duen egoera baten aurrean gaude eta aurretik genituen erronka anitzak

testuinguru honetan europak aparteko neurriak hartu ditu maiatzean batzordeak proposamen bat egin zuen austeritate politika nolabait koarentenan ipiniz

tresnen inguruan finantzatzeko moduetan baldintzetan eta bakoitzari dagozkion kopuruetan deigarriena erreminta berria eta ezberdina delako

izango da dio europak nolabaiteko zilarrezko bala bat krisitik ateratzeko baina ez edozein norabidetan trantsizio ekologiko eta teknologikoa bitartez klima erronkari ere aurre egiteko

helburu nagusi bezala next generation datorren belaunaldia hau da

zorra da eta hurrengo belaunaldiaren etorkizuna ez izorratzeko erabili behar dena teorian behintzat gastuak gora

murrizten ari den honetan diferentzia markatu dezakeen elementu

empaquetado ahora como plan de reactivación europako funts berriak hasi berri den hamarkada erabakior honetan eraldaketa baten lehen

horregatik diogu garrantzitsua dela egitea egin ez den ariketa bat hau da eztabaida estrategiko bat irekitzea funts hauen helburuen eta norabidearen inguruan hemen irekitzea maiatzean

funtsen garrantzia azpimarratu genuen herri gisa aritzeko beharraz erabakitzeko ahalmenaz alderdien eragile sozial eta ekonomikoen arteko lanketa bateratua egiteko beharraz

eskura emandako jaiki planean funts hauek erabiltzeko

genituen lau hilabete baino gehiago pasa dira eta oraindik ez dakigu ezta irakurri dituzun urkulu jauna uste dugu auzolana aldarrikatzen duenak

egin behar duela ze auzolana ez da nik erabaki eta zuek onartu eta ahal bada gutxi kexatu lehenik kontsentsua behar dugu hemen eta gero behar diren ateak jo gure ustez

mantendu dugu eta mantentzen dugu eta eman beharreko eztabaida honetan baditugu irizpide batzuk guk funtsaren kudeaketa publiko eta zuzena bultzatu nahi dugu ahal den neurrian

eta onurak arlo eta kutxa publikoan eragina izan behar duela defendatzen dugu eta kalitatezko enplegua sortzera bideratu nahi dugu

aurkeztu nahi ditugu ze udalentzako inbertsio erreminta bakarretarikoa izan daiteke hau datozen urteetan eta eragile pribatuek funts hauetan esku hartzeko eskubidea baldin badute baldintzez eta proiektuen hautaketa mekanismo argiez hitz egin nahi dugu es decir

hauek dira gure asmoak baina kezka batzuk ere baditugu lehena interlokuzioaren inguruan da

mekanismorik agente politiko sozial eta ekonomikoen ekarpenak jasotzeko herri gisa aritzeko oinarri batzuk adostu eta defendatzeko bigarren kezka madrilen daukagu next generation erraminta

europako beste hainbat funts ez bezala hau

gogor bat eta madrilek indarra egingo du

zer komeni zaigun zuek eta bi

zu zara urkullu zu zure gobernua eta zuen egiteko modua azken egunetan entzun zaitugu esaten europako funtsen inguruan argitasuna

zer egin duzu zuk zure neurrian argitasuna emateko hilabete hauetan oraindik gauza batzuk alda daitezke

eta epeak martxan daude bi mila hogeita bateko apirilaren hogeita batean hori da europak jarri duen muga lehen diru asignazioak egiteko estatuak fitxa batzuk mugitu ditu mahai desberdinak antolatu ditu

arlo pribatuari bide emateko bulego bat irekia dago nafarroan adibide bat ematearren unibertsitate publikoak landu du gaia dagoeneko eta enpresei laguntza emateko

eta zuk urkullu jauna eman dituzun pausoak non daude pauso garden horiek guk ez ditugu ikusi el doce de agosto usted hace casi dos meses ya

betiko akatsak errepikatzeko eta badugu sentsazio txar bat oraingoan ere herri erronken erretorika gainditzen duen praktika bat dagoela martxan

eta ezin dugu onartu ezohiko aukera aparta hau elkarrizketa zabal bat gabe kudeatzea ezin dugu onartu gure hitza eta proposamenak mahaigaineratu gabe bideratzea prozesu hau eta ezin dugu onartu gure udalek beraien eraldaketa proiektuak aurkezteko biderik ez izatea

funts hauetara heltzeko leihatila garden bat ez topatzea aukera berdintasuna bermatzeko horregatik interpelatzen zaituztegu ze asmo duzue parte interesatu guztiak aukera izateko
herri erronka hauek aurrera ateratzeko eskerrik asko otero jauna lehendakari jauna zurea da hitza

zurea da hitza eskerrik asko presidenta andrea egun on
denoi eskertu nahi dizut otero jauna benetan

diruari buruz euskadiko hainbeste proiekturi bultzakada definitiboa emateko prest gaude nola ez

daukagun informazioa momentu bakoitzean hona legebiltzarrera ekartzea eta mahai gainean ipintzea

zuen konpromisoa eta laguntza eskertzeko ere zuk esan duzu laguntza

laguntza onartzeko gauza berria eta garrantzitsua da

ditugula euskadirentzako hori da helburu nagusia ados nago zuk egindako hausnarketarekin ekonomiari buruz eta gure egoera

onak izan daitezkeela egoera honetatik aurre egiteko

baina gauza bat argi dago denon laguntzaz hitz egitea ondo dago baina erantzuna proiektuaren erantzuna eta

para ello eskerrik asko eskerrik asko

laguntza elkarlana evidente esaten duguna da marko bat falta dela marko argi bat

eta zerrenda osoa ikusita erraza da norekin hitz egin den ikustea tapia andrearekin hitz egin da

hitz egin da eta ez nuen nahi gehiegi sartu horretan baina esan behar da ze hor hamar hamaika mila milioi euroko proposamen bat egin da dagoeneko eta horren erdia

un poquito de por favor baina laburbilduz eskatzen duguna eta analisi oso azkar honen ostean hiru kontutan

ibilbide orri argi bat ezarri ezazuen funtsen norabideen erabilpenaren inguruko eztabaida marko bat

parte hartze eta gardentasun mekanismo bat leihatila bat non administrazioak enpresak
parte hartu dezaketen eta laguntza teknikoa jaso ahal duten eskerrik asko otero jauna bukatu zaizu denbora

marko argi bat izango duzu otero jauna edukiko dugu marko argi bat eta posibilitatea gauzak erabakitzeko

horiek behar dute hori argi dago oraindik hobeto planifikazioa kuantifikazioa eta abar eta abar landu egin behar dira

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera

euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

aholkulari gisa kontratatzeko irizpideari buruz gil jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor gil porque

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa
amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina joan den irailaren hamabian bilboko moyua plazan terrorista bati egindako

gonbidatuei esaten diet kartelak galarazita daudela beraz

ondo da gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina eusko jaurlaritzak caf enpresan duen partaidetzari buruz hernández jauna zurea da hitza

a las y los trabajadores eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi hernández jauna zure

ez genekien aldez aurretik hau gertatuko zenik baina dakizun bezala enpresa batean organo desberdinak daude bata da

batzar nagusian parte hartzea beste bat administrazio kontseilua eta zuzendaritza batzordea besteak beste gure partaidetzarekin gu

batzar nagusian gaude akziodunen batzar nagusian eta horrelako gaiak bertan ez dira tratatzen beraz aldez aurretik ez genekien zuk galdetzen diguzun
gai honi buruz inolako informaziorik ez genuen eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea hernández jauna zurea da hitza

tapia andrea gai zerrendako hamabigarrena puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak

jaurlaritzak euskal sektore aeronautikoaren defentsarako duen plangintzari buruz casanova jauna zurea da hitza

guretzat aeronautika sectore inportantea delako gure industrian bat koma sei

barne produktu industrial osoaren ehuneko sei hor dago

daude eta horren aurrean ez dugu oraindik entzun gobernu honen partetik ezer eta ez da soilik frantziatik esaten dutena andaluzian ere juntan eta horrelako sektore aeronautikoa eta gurea bezalakoa

mugitu ditu bazter guztiak horren inguruan hitz egiteko gobernu zentralarekin prentsa adierazpenak planen proposamenak
zein da zuen plan horren aurrean eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko berriro presidente andrea casanova jauna zenbat gustatuko litzaidake estatu bat izatea seguru zuri ere bai

agian izatekotan agian hobeto alemania potentzia gehiago duelako estatu bat hautatzekotan edo ez dakit beste edozein hautatu genezake baina konpara ditzagun konparagarriak diren gauzak zuk dakizun bezala hori ez delako konparagarria dena den baita ere aipatzen zenuen zenbat gai ateratzen diren googlen eta agian eta asko gustatzen zaizue esatea asko ateratzen naizela baina saiatzen naiz ateratzen gauzak daudenean eta

eta kasu honetan kontziente izan behar gara eta zuk badakizu oso kontziente zarelako gai hau ez dela bakarrik frantzian estatu espainiarrean euskadin edo europan gertatzen den zerbait hau pandemiaren ondorioz eredua aldatu da eta beraz gaur egun oporrak direla edo negozioak direla ez garelako berdin mugitzen eta horrek suposatzen du eredua aldatu zaigula

harremanetan zauden bezala gobernuak klusterrekin harremanetan ez partaide gara beraz bertan ari dira gauzatzen hainbat gai eta

baina kontziente izan behar dugu hau ez dela bi minutuko egoera ez dela bi hilabeteko egoera eta baita ere beraien eskutik

mundu mailakoak esaten duela bi mila hogeita bost izango dela gutxienez bi mila hogeiko otsailean genuen negozioa edo

ehuneko hirurogeita hamar harrapatzerako beraz garai zail bat dator eta egiturazkoa izango da gainera eskerrik asko tapia andrea casanova jauna

bai badakit krisi hau ez dela gobernuaren erantzukizuna inolaz ere badakit mundu mailako fenomeno bat dela

teknologia hor jokatzen delako kalitateko enplegua ikerkuntza eta garapenean inbertsioa estrategikoa da bigarrena bat krisia behin behinekoa da koiunturala da

eta beraz badakigu sektorea gurutzatuko duela basamortu bat eta lortu behar duguna da ibilaldi hori ahalik eta luzeena izatea eta ahalik eta kalterik txikiena egotea

publikoa ez da arrotza sektore honetan enpresa asko diru publikoz sortu egin dira eta enpresa askoren jabegoan

denon ama dela sentidu horretan beraz gu gobernu honi eskatzen diogu plan bat badakigu covidaren eragina hor dagoela eta badakigu horrek zer eragin duen

eskerrik asko casanova jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea casanova jauna

batera ari garela plan bat aztertzen gauzatzen ere ez bakarrik klusterrarekin euskadi mailan baizik eta estatu oso mailan ze azken finean gu zati bat gara eta mundu mailan gainera egon behar dugu kokatuta alde batetik likidezia likidezia ez bakarrik

balio katean beherago daudenak eta enpresa txiki eta ertainak benetan arriskuan egon daitezkeenak eta agian lanpostu gehiago sortzen dituztenak handi horiek baino beraz kontuan izan behar ditugu handiak bai baina baita ere txikiagoak ere

behar da jarraituko dugu beharrean eta aipatzen zenuen bezala gainera momentu honetan eskatu direnak agian luzatu egin beharko dira epez ze egoera konplikatua da

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamairu puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomia ogasun eta sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko bi mila hogeita baterako aurrekontu orokorren aurre proiektuari buruz barrio jauna

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

onartuko ditugu gobernu kontseiluan eta ondoren bi mila hogeita bateko aurrekontua prestatzeko

para este año eta abenduaren hamabostean gobernu kontseiluak aurrekontuen proiektua onartuko du eta hilaren hemezortzian eusko legebiltzarrean entregatzeko

eskerrik asko azpiazu jauna barrio jauna zurea da hitza

ogasuneko sailburuari egina diru bilketaren jaitsierari eta zorpetzeari buruz soto jauna zurea da hitza

con ello eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

egindako bileraren ondoren askoz ere modu zehatzagoan

atsegin dut hori egitea ziur nagoelako aste honen ondoren nabarmenago geratzen dela ekonomia ituna dela gure autogobernuaren giltzarria dakizunez diru bilketaren beherakada oso garrantzitsua izango da erakunde guztientzat ez dakigu oraindik zenbat eta

eta berehala jasaten ditugun diru sarreren beherakadak covid hemeretziak eragindakoa adibidez el concierto supone un nivel

gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa iñigo martínez zatón elkarrekin podemos iu taldeko legebiltzarkideak

egun on eskerrik asko presidente andrea egun on sailburu jauna saiatuko naiz atzoko revival bat ez egitea eta lehenik ongi etorri ematea

zure erronka berrian ez da erraza ez da erraza hezkuntza sistema bat kudeatzea

pandemia testuinguru honetan lehenik eta behin esan nahi dugu

egia da intzidentzia bat dagoela baina pozten gara martxoan

arazo mordoak daudela hezkuntza sisteman eta zentroetan

behar diren langileak ez daude oraindik kontratatuta jantokiak bermatzeko langileak ez daude momentu honetan kontratatuta oraindik daude epiak hornitzeko arazoak hainbat eta hainbat zentroetan hori egunero gertatzen ari den gai bat ez dugu ulertzen nola eudel eta eusko jaurlaritzak bakarrik

asteetan ez dugu ulertzen behar bereziak dituzten ikasleak asetzeko eta beraien beharrak asetzeko behar dituzten protokoloei baliabideak

para la que no tienen los medios suficientes eta atzo esan nuen bezala ez dago formaziorik ere ez ez dago formazioa

ez dago formazioa formakuntza emozionalean adibidez doluaren aurrean nola edo dolua nola kudeatu bai irakasleak bai ikasleak bai familiak

ez dago elkarlana eragileekin sailburu jauna sindikatuek esan dute eta baloratu dute lehenengo bilera bilera protokolario bat bezala greba bat egon zen ostean baina greba hori aldez aurretik deituta zegoen

baina zure bizkarrean zoritxarrez pnvk egindako gestioa dago

enseñanza hauek dira arazo batzuk seguraski

gainontzeko gaietarako denbora izango dugula denbora izan behar duzula planifikatzeko eta zure planak hemen legebiltzarraren aurrean aurkezteko baina bi mila hogei bi mila hogeita bateko kurtsoa martxan dago

gaur irtenbide bat bilatu behar zaie ez da bidezkoa ez da bidezkoa

urtean mobilizazioak burutu behar izatea jantoki zerbitzua bermatzeko ez da bidezkoa mobilizazioak burutu behar izatea

momentu honetan nahi dizut galdera zehatz bat egin asteazkenean

en la época estival eta zentzu horretan nahi dizut irakurri atzo

beste batzuk atzo beste batzuk ere mahai gainean jarri genituen eta atzo esan nuen bezala baloratzen dugu zuk behintzat bilera horiek gauzatzea bilera horiek egitea baina pasatu behar gara

galdu genuen hilabete batzuk eta salbatu ziren salbatu ziren moduan ezusteko bat izan genuelako baina orain planifikatu eta ekin behar da

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on martínez jauna eskerrak zure ongi etorriagatik

eusko legebiltzar honetan eta hezkuntzarekin zerikusia duten gaien inguruan eztabaidatzeko aukera izatea benetan plazer bat da baldin eta nire iritzi apalez bi ezaugarri mantentzen baldin baditugu

eztabaida eraikitzaile izatea eta bigarrenik ikasleen heziketa prozesuari egingo dion ekarpena eskainiko diona

hezkuntzari eskatzen dioguna hezkuntza berari

covidaren garai zail hauetan arlo gutxi dira hezkuntzakoa

espero dut zurekin batera eta baita ere hezkuntza arloan

hausnartzeko aukera izatea proposamenak zabaltzeko aukera izatea beraz

eskerrik asko zure ekimen honengatik hiru aste hauetan hezkuntza komunitatearekin hainbat bilera izan ditut arazoak argi azaldu dizkidate eskakizunak beharrak baita ere eta denok gauza bat

ikasleak liskarretatik at mantendu behar ditugula ahal den neurrian hezkuntzaren prozesua babestu bermatu eta garatu

hemengo adostasunak hezkuntza sistemaren onerako izango dira sailburu naizen aldetik ahaleginak egingo ditu entzuteko eta erantzuteko

zure taldeak aurkeztu duen interpelazioak hainbat gai aipatzen ditu eta zure galderari erantzungo diot ikasturte hasiera

askoz hobeto hasi da zailtasun handiak izan dira eta hobetzeko gauzak daude bai baina ikasturteak irmo jarraitzen du ikastetxeak espazio seguruak dira eta lan egiten jarraituko dugu horrela jarrai dezaten usted me pregunta

ez dizkizut egindako jardun guztiak zerrendatuko baina bai egoeraren konplexutasuna ulertzen lagunduko duten jardun batzuk martxoaren hamairuan

bidali genizkien ikastetxeei gai hauei buruzkoak ikasleen arreta familiekiko harremanak edo hezkuntza jardueraren antolamendua

martxoaren hamaseian amarauna plataforma digitala berria bideratu genuen martxoaren hogeita bostean eskubidea duten familiei jantokiko bekak ordaintzeko jarraibideak nahiz eta ikasgelak itxita egon

beharrik gehien duten ikastetxeetan ordenagailuak uzteko jarraibidea apirilaren hogeita bian

ebaluazioak edota kurrikulum egokitzapenak jasoz maiatzaren zazpian ikastetxeetako laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak maiatzaren hamabostean maiatzaren hogeita hogeita bostean

ezinbestekoa da eta komunikazioa ugari izan da argi dago egoera ezezagun baten aurrean erreakzionatu behar izan zela egoera moldatu eta jarraipena ematea dagokigun momentu honetan hola eta hala egiten jarraitu beharren gare

familiak oso kezkatuta agertu zirela hezkuntza sailetik iresten ez ziren albisteekin kezka kezka ulertu daiteke denok gaude kezkatuta

hezkuntza sailak jardun protokoloak prestatu zuen ikasturte berriari begira

hezkuntza eragileen parte hartzearekin dokumentu horretan besteak beste itzulerako hiru egoera ezberdin aintzat hartzen ziren presentziala erdi presentziala

aldatu daitekeena eragileen proposamenen bitartez eta baita hemen ordezkatuta zaudeten alderdi politikoen proposamenen bitartez ere horretara gonbidatzen zaituztet eta abuztuaren bukaeran aipatu duzun bezala

protokoloa baino ez abuztuaren bukaeran eta astero egiten ditugun bilerak bai hezkuntza saila zein

astero astero eta jasotzen ditugun proposamenekin berritu osatu eta errealitatera egokitzen saiatzen gara

mugitzen den errealitate eta bizia delako berriak beraz egon ziren dena den

bai kezkak bai onartu beharko da baita ere pandemiaren bilakaera egun batetik bestera aldatzen dela eta gizarte bera kezkatuta dago gizarte osoa horrekin guztiarekin hasiera eman zitzaion ikasturteari eta esan dudan bezala

segurtasuna bermatzeko lan handia izan da eta eskerrak eman nahi dizkiet zuzendaritza taldeei eta bereziki bereziki irakasleei espazio seguruak lortzeko izan duten inplikazioagatik

ikasle kopurua ingurunea ohiturak ikastetxe bakoitza ekosistema bat da eta ikastetxe bakoitzak bere egitea

komenigarria da baina ezin ditugu bakardadean utzi beraiek

eta helarazi didate hainbat momentutan edo momentu askotan nola sentitu diren eta gure egin beharra da beraiekin eta beraien aldamenean egotea

gune seguruak dira eta hori osasun sailak

ikastetxeetako profesionalek erantzun bikaina ematen ari dira ikastetxe publikoetako zuzendaritza guztiekin esan dudan bezala elkartu naiz eta zuzendaritza guztiek egiten ari diren ahaleginari

ona aurrez aurre eman diet bilera horietan denok plazaratu ditugu gure iritziak eta gogoetak hamaika zuzendariren kezkak proposamenak

entzun ditut arazo batzuk konpondu dira edo konpontzear daude beste batzuk aztertzen ari gara erantzun egokia emateko horixe baita bidea hitz egin

azken gauza bat zuzendariek eskatu didatena

eta izan da aitortza bat baina ez hitzezko

ekintzez eta hitzez osaturiko aitortza bat

gure nire errokonozimendu osoa eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna

eskerrik asko bildarratz jauna emandako erantzunagatik eta benetan eskertzen dela gauza bat

baita zeozer erantzutea baina nik uste dut orain esango dizut

lehenik eta behin ere esan nahi dut hori errekonozimendu horretan nik uste dut bat egiten dugula talde politiko gehienak ez dakit guztiak baina gehienok bai baina errekonozimendu hori esan duzun bezala ekintzetan

ikusi behar da eta zentzu horretan galdera zuzen batzuk egin dizkizut egia da kasuz kasu ezin dituzula erantzun baina non daude

iragarri ziren plaza berri horiek eta baita ere jantokietan gertatzen

iragarri diren plaza edo lanpostu berri horiek eta baita ere behar bereziak dituzten ikasleak

ba arreta hobetzeko behar diren langile gehigarriak dena den orain

informazio eskaera bat sartu dugu idatziz jasotzeko eta

aitortzen dizut hasieran esan duzuna eta horrexegatik epe luzera

eztabaida sakonak espero dut hemen hezkuntza batzordean eta edozein tokitan baina momentu honetan

hasieraz hitz egiten ari gara eta zentzu horretan nik uste dut bai autokritika falta dela ez zuen partez zu hasi zara uste dut irailaren zazpian iraila hasieran

azken finean baina bai pnv eta psoek osatzen duten gobernu honen partez

arazo hauek batzuk egiturazkoak dira eta ezin ditugu horiei erantzun bat eman

eskatzen baina bai gertatzen ari diren gauzak zuzendarien partez

gauzak bai planifikazio eza edo planifikazio txar baten ondorioak dira atzo uste dut gipuzkoan egon zinela hezkuntza

hor hogei zuzendariek edo

egindako gogoeta batzuk zentzu horretan hau esaten zuten eta honekin bukatuko dut eta

mahai gainean uzten bukatuko dut zuzendariei lidergo pedagogikoa eskatzen zaigun bezala

aurrean dugun erronka handia hau denen artean aurrera eramateko euskal eskola publikoak merezi du eta

baina hau da zuzendarien iritzia maiatzaren hamabostean eratu zen batzorderen berririk ez dugu izan egia esan ez dakigu zertan gelditu den iritzi bat da zuzendaritza taldeek ondo edo gaizki bakoitzak ahal duen modura baina konpromisoz eta arduraz prestatu dugu ikasturte hasiera

jarraitu dituztenak dena martxan jarri behar izan dugu aparteko baliabiderik gabe non daude behar ziren mila irakasle horiek edo iragarri ziren nire ustez hobeto esanda non daude jada ikastetxeetan egon behar zuten ordenagailuak

zain gaitzazue zain gaitzazue eskatzen dute bakardadea eta nekea dira nagusi gure artean ez dagokigun zama daramagu gainean

dira zuzendariek eskatutako

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza

bai martínez jauna eskolak

momentu honetan gune seguruak dira egin den eta egiten ari den lan guztiari esker lortu da segurtasun bat eta horren inguruan datuak eskatzen dizkidazu datuak emango ditut

koronabirusaren eraginez berrehun eta laurogei gela zeuden jarduera presentziala etenda

gaur jasotako datuetan une honetan aurrez aurreko jarduera etenda duten

jaitsi da hau da gela guztien artean ehuneko zero koma laurogeita bederatzia koronabirusak

ikastetxe kopurua berriz lehengo ostiraleko ehun eta laurogeita zortzi horietatik ehun eta hamalau ikastetxera jaitsi da los centros educativos son espacios seguros

irizpide jarraitu ditugula lehenengoa beharrik gehien duten ikastetxeetan alegia

hezkuntza konplexutasuna kontutan hartuta bigarren irizpidea ikastetxeen tamaina gela kopurua eta ikasle kopurua hartuko ditugun kontuan eta hirugarrena ikastetxe publiko guztiek

kopuruan gehikuntza irizpide horiek aztertuz ikastetxeei dagokien errefortzua zehazten ari gara

de cocina ikusten duzun moduan lan handia da

eta egiten ari garena hobetzeko eta indartzeko prest gaude beti euskal hezkuntza sistema egoera honi erantzun egokia ematen ari zaiola uste dut

beti eztabaidatzeko prest eta beti eraikitzeko prest eta beti elkarrizketatik eta leialtasunetik abiatzeko

ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina gure lurraldeetatik igarotzen den trenbideko garraioa murrizteari buruz

su respuesta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

es claro eskerrik asko arriola jauna barrio jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako

donostialdeko metroaren pasanteko obren gelditzeari buruz

eskerrik asko egun on guztioi bi mila hamazazpiko amaieran hasi ziren donostialdeko metro pasantearen obrak guztira berrehun bat milioi

egon behar zen bukatuta bi urte barru ekainaren bostean eraikin bat

izan zela eta irailaren hogeita bostean guztion harridurarako iragartzen du obra kontratua eten egingo dela eta are larriagoa dena

ez dakigu zer kostuarekin ez diruari dagokionez ezta denborari dagokionez ere

eusko jaurlaritzak ardurak depuratzeko prozesua abian jarriko al du eskerrik asko fernandez de betoño jauna erantzuteko

bueno erantzunak aho bete hortz utzi nau o sea hau ez da orduan inprebisio bat

proiektu hau egiten hasieratik tematu zarete donostialdeko

nahiz eta etsk beste lehentasun batzuk eduki donostialdean bertan esaterako

dena den proiektu faraoniko hau egin behar izan duzue

erabiltzen izendatzeko proiektu hau ana oregik berak erabili zuen lurralde plangintza sailburua zenean bi mila hamairuko urtarrilean eta bi mila hamairuko

legebiltzar honek eh bilduren ekimenez egindako legez besteko proposamen batean transatu egin zena eajrekin esan zen proiektu hau gelditu behar zela ez zirelako mugikortasun beharrei erantzuten ez ziren mugikortasun beharrei erantzuten orduan zer interes daude proiektuaren atzean zer behar daude

eta hobeto esanda interes partidistak pse enpeinatu delako proiektu hau egiten bereziki badirudi jarri duelako donostiako alkatetza berreskuratzea mugikortasun beharren gainetik eajren apoyoarekin esan behar da

gogoratzen bi mila hamairuan aprobatu zuena badaude baita ere

errepikatu nahi delako bi mila bostean egindako jokaldi berdina tunel berri bat egiten zaio euskotreni

eta libratutako terrenoetan seiehun etxebizitza berri egiten dira morlansen hemen ere tunel bat egin nahi da eta libratutako terrenoetan

euskal herriko hiri garestienaren erdigunean gainera proiektu hau bi mila bosteko hurarekin konparatuz oso ezberdina da eskakizun teknikoak askoz handiagoak direlako denok dakigunez

lehen mailan erakusten dizute donostialdeko zabalgune osoa dago paduren gainean eraikita beraz ez zen inprebisto bat zuk onartu bezala lehen

ez zen inprebisto bat agertzea kontxaren hondartzaren ondoan ura eta harea hain zuzen ere paduren gainean eraikitako zabalgune batean zein da orain plana proiektua berriz ere lizitatu obrak berriz ere lizitatu sekulako bajadarekin enkargatu

ehuneko hogeita seiko bajarekin esleitu zen eta gero benetako fakturak datozenean gorakadak onartu eta denon artean ordaindu ezta iruditzen zaigu hau ez dela serioa

diru publikoaren xahutzea egon daitekeela atzetik eta eskatzen dizkigu ardurak depuratzea

jauna eskerrik asko fernandez de betoño jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

ciudadanos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina radar covid aplikazioari buruz garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidenta andrea osasun sailburua

galdera izango da gaurkotasun gai bati buruz radar covid aplikazioari buruz hain zuzen ere

utilizar esta aplicación besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

en funcionamiento y que esté en funcionamiento bien besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

talde mistoko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina beste autonomia erkidegoetatik iritsitako pertsonek

eusko jaurlaritzak hartu behar dituen neurriei buruz martínez andrea zurea da hitza

y entre comunidades autónomas gracias eskerrik asko martínez andrea sagardui andrea zurea da hitza

sagardui andrea martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hogeita batgarren puntua

taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina euskadiko epaitegien egoerari buruz gordillo jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi edo eguerdi on hobeto bueno yo en primer lugar señor gordillo

beste esparru batzuetan bezala justiziaren arloan ere pandemiak eta jurisdikzio jarduera berreskuratzea erronka horretara behartzen dute

zerbitzu publiko hori erabakitasunez modernizatzeko ikuspegi berritzaile batetik digitalizazioa sakontzeko aukera ere bada

justiziako plan estrategiko bat onartzeko konpromisoa dago plan horrek pertsonak ardatz

eta digitalizatuagoa eraikitzeko parametroak ezarriko ditu eta azpimarratu nahi dizut justizia digitalaren plan berri bat onartzeko

ere badagoela gure helburu nagusiak dira epaitegi eta auzitegien digitalizazio integrala lortzea

elektronikoaren bidez izapide digitala garatzea eta bideokonferentzien bidez jarduketak bultzatzea

aurre egiteko jaurlaritzak abiatutako neurrien inguruan

herritarren ekimenetik sortu euskaltzale sortzaile eta

urteetan galera sentimenduarekin batera bakoitzak gordeko ditu bertan bizitako kuttunenak bihotzean euskal kulturan uzten duen

eta zupiria jauna plateruenarekin gertatutakoaz nolabait ohartarazi genizun pasa den maiatzaren hamabostean alarma egoeran geundela diputazio iraunkorrean hemen bertan ganbera honetan egin zenuen agerraldian

eskasak direla eta krisi egoeratan oso zaurgarria izateagatik desagertzeko zorian utziko zituela hainbat proiektu eta egitasmo kultural eta baita ere esan genizun orduan talka plan integral bat behar genuela eta ibilbide orri bat diseinatu behar zela goerak eskatzen zuen neurrira

baina ez zenuten horrela nahi izan egin eta zuek diseinatutako eta zuek erabakitako laguntzak abiatu zenituzten hauen nondik norakoak

egin duzun elkarrizketa batean eta nik ere nahiago eta horregatik denbora hau horretarako baliatuko dut baina

emaitzei erreparatuta zupiria sailburua gaur kultura sektoreak jaurlaritzak abiatutako neurriekin asmatu duela uste duen galdetzen

eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

ez naiz nor asmatu dugun esateko eta nekez

kulturari dagozkionak duten egoera gogorra eta larria ikusita

lehenengo etengabeko harremana izan dugu erakunde eta kultura ordezkariekin neurriak bideratzeko horri esker posible izan da besteak beste ekainaren batetik aurrera kultur jarduera seguruak egotea gure autonomia erkidegoan bigarren aholkularitza bat sortu genuen

bostehun eta hirurogei kontsulta jaso dira eta erantzun dira eta asebetetze maila batazbeste

hirugarren euskal behatokiaren bitartez covid hemeretziak kultura sektorean izan duen eraginaren jarraipena egin dugu

urtearen bigarren hiruhilabeterako aurreikuspenetan eragileak beren iritzietan onak edo txarrak izango ziren esaterakoan

laugarren neurri bereziak hartu ditugu bai bat kulturako profesionalei zuzendutako aparteko dirulaguntza deialdia lanbideren bitartez kudeatua hasierako aurrekontu osoa bi milioi eta erdi euro jasotako eskaerak hirurehun eta hogeita hamar onetsiak ehun abonatutako dirua laurehun eta hogeita zazpi mila euro ukatuen artean deialdi honekin bateraezinak ziren laguntzak kobratu dituzte gehienak estatuak emandako jardueraren etenari lotutakoak

aurrekontua bi milioi eskaerak hirurogeita hamazazpi

hiru euskal sortzaileen eta kultur arloko erakunde eta enpresa jarduera bultzatzeko dirulaguntzak bat

ehun eta laurogeita hamaika liburutegik egin dute eskaria bi ilustrazio arloko lanen erosketa ehun eta bost mila euro bideratu ditugu horretara hogei artistei lan bana eskatu

ikus entzunezko zortzi proiektu labur sustatzeko hogeita hamar proiektu aurkeztu dira lau

aurrekontua bideratu dugu bost euskadin argitaratutako diskoen karatulak katalogatu digitalizatu eta aztertzeko berrogeita hamar mila euro erabili dira eresbilen bitartez

laguntzez gainera jaurlaritzak eta elkargik sortutako finantzazio lerroko babesa berrehun eta laurogeita lau kultur enpresak denera hamasei milioi euroko finantzazioa lortu dute erteei dagokienean kultur arloko mila seiehun eta hamalau langile egon dira

lanera itzuli dira dagoeneko eta kultur sustapenean geneuzkan deialdi guztiak bete ditugu

kultur eragile eta gainontzeko erakundeekin batera kultur jarduera berreskuratzea da aste honetan antzerki talde baten gutuna jaso dut eta esan dit taldeak eskertzen duela ekainean eta ekainetik egindako ahalegina

eman diolako eta honi esker uda honetan herri desberdinetan kultur programazio izan delako hemendik aurrera ere

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hogeita hirugarren puntua galdera
amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak

sailburuari egina gaueko aisialdiaren eta ostalaritzaren egoerari buruz martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea hurtado jauna zurea da hitza

eskerrik asko hurtado jauna martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea hurtado jauna zurea da hitza